osoko bilkurari hasiera emango diot gogoratzen dizuet estibaliz larrauri legebiltzarkideak botoa bere taldeko

gai zerrendako lehenengo puntua bateraezintasun batzordearen irizpena

gainean eginda irizpenari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena eta hala badagokio epaitegi horretako kideak izendatzea eztabaida eta behin betiko ebazpena

batzordeko kideren batek irizpenaren alde edo kontra egin

bateraezintasunen batzordearen irizpena bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamar eman dugu bozka hirurogeita zazpi boto alde lau abstentzio beraz onetsita geratu da irizpena

legebiltzar talde bakoitzak bost minutuko txanda dauka mistoa martínez andreak ez du hitzik hartu behar euskal talde popular ciudadanos taldearen

ez elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkariak ez du hitzik hartu behar

euskal sozialistak bai pérez andrea zurea da hitza

nada más eskerrik asko eskerrik asko pérez andrea eh bildu taldearen ordezkaria estarrona jauna zurea da hitza

eta legebiltzar honetako presidentearen irizpide aldakorraren eta interesatuaren ondorioz herri kontuen euskal epaitegiko lege aldaketa onartu zenuten pasa den urriaren hogeita zortzian eta esan genuen orduan esan genuen orduan oso aldaketa txikiak egiten zirela legean makillaje bat besterik ez

aditzera ematea izan duzue helburu ia ezer ere ez aldatzeko gaurko izendapenekin baieztatzen da hori gero azalduko dudan bezala

bilkura hartan esandakoa eta esan genuen legearen onarpenaren atzean kromo aldaketa bat zegoela interes politikoei erantzuten ziona eta gainera

eskatu genizuen argitzea ea horrela zen eta errektifikatuko genuela

hor hasi eta amaitzen da hor hasi eta amaitzen dira gaur eraginen bat izango duten aldaketak zazpi bozka gehiago hiru

beste organo batzuetan bezala euskal herriko unibertsitateko gizarte kontseiluan edo eitbko administrazio kontseiluan bezala bi herenetan ezarri izan balitz pprekin ez zenuten nahikoa

ulertzen da ulertzen da ezta zenbat zailduko litzateke jokaldia zazpitik zuok bost kide izateko termino gaur hemen aritzea bada ondorio bat ere bere horretan eta porrot kolektibo bat erantzukizun maila ezberdinekin baina horrela izaten jarraitzea interesatu zaizue

otra constatación más el día de hoy eta parekidetasunaz hitz egin dezagun ere

alderdi sozialistako ordezkariak lege honek ahalbidetzen duelako kide guztiak gizonezkoak izatea bi mila hogeita bateko lege batek aupa hi ez da eman izan zitekeen neurri zehatzak zuzentzaileak ez daudelako legean

datozen sei urteetan herri kontuen euskal epaitegian gizonezkoak gehiengoak izango dira berriro ere beste konstatazio bat gaurkoan beraz eta horregatik berriz diot diskurtsoak eta hitzak daudela eta gero errealitatea dagoela emaitzak gaur ustelkeriaren eta praktika txarren aurkako nazioarteko eguna da eta gogorazi nahiko nuke praktika txarrekin eta jardunbide

atzera bota dituzuela edo esaten den bezala patada hacia adelante aurreko astean bezala herri kontuen euskal epaitegiarena ere ekarri genuen lege honen moldaketa bera eta aukera izan duzue benetako

independente bat izateko urratsak emateko baina ez duzue izan nahi eta gaurko

badira horren konstatazioa sinatutako gobernagarritasun itunaren zerbitzura dagoen beste tresna bat bihurtu duzue herri kontuen euskal epaitegia zuek gobernatutako euskal autonomia erkidegoko erakunde nagusiek ikuskatzen dituzten txostenen kontrola bermatuz zazpi kideetatik
izendatuz epaitegiaren zilegitasuna ahulduz eta epaitegia bera desprestigiatuz eskerrik asko estarrona jauna

egun on lehendakari jauna sailburu jaun andreak egun on guztioi gaur hemen

euskal epaitegirako kideen izendapenak egingo ditugu eta izendapen hauek egiteko

orain arte itxaron dugu mila bederatziehun eta laurogeita zortzitik eguneratu gabe zegoen lege egiteko

urte bateko batzuen lanaren ondorioz hobetu dugun legea hobekuntzak bai inpartzialtasunean bai gardentasunean bai berdintasun arloan markatu ditu izendapenak egiteko irizpideak eta beraz

kriterio hobetu hauek beteko dituzten kideak proposatzen ditugu gure aldetik hiru proposatzen ditugu

baina gero zuen herri kontuen epaitegian zuen lekua nahi duzue eta kandidatura aurkezten duzue

gehiagotan sartuko ez dut uste merezi dudalako

eta nire partez eta gure taldearen partez eskerrik asko benetan aurreko urteetan tribunalaren kide izan zareten guztioi bereizketa ideologikorik egin gabe denoi hala ere nik guk aipamen berezia egin nahi diot

entzuten egotea entzun behar izan duen guztiagatik gaur ere alderdi politiko baten aldetik entzun behar izan duen guztiagatik eta nahiz eta bere lana inoiz zalantzan jarri eta ez den tribunalaren lana inoiz zalantzan jarri bera

hauetan beraz gure esker beroenak jose luis bilbao eguren jaunari

macaya jauna eta hemendik tribunaleko kide izango berri izango direnei gure babes eta zorte onena

sistema publikoaren gardentasuna eta funtzionamendurako ezinbestekoa ikusten baitugu

eskerrik asko berrojalbiz andrea herri kontuen euskal epaitegiaren legeko
hamabost puntu bi artikuluaren eta legebiltzarraren erregelamenduko berrehun eta hamalau artikuluaren arabera herri kontuen euskal epaitegiko kideak eusko legebiltzarreko osoko bilkurak aukeratuko ditu eta

baldin eta hautagai guztiak ez badira lehen bozketan hautatzen gainerako hautagaien artean hautatzeko falta diren guztien tokiak bete arte errepikatuko da bozketa

pertsonak txartelen bidez aukeratuko dira aurkeztutako hautagai guztien izenak daukazue botoa emateko txartelean legebiltzarkide bakoitzak

zein bere laukian aurretik mahaiko lehenengo idazkariak zenbaki bat aterako du eta handik aurrera legebiltzarkideei dei egingo zaie

bozketaren emaitza onako izan da crespo del campo maría teresa cuarenta y seis txokarro amunarriz xabier berrogeita bost

líbano ana berrogeita sei zubiaga nieva jesás maría berrogeita sei dominguez macaya laurnaga jaime berrogeita seigarrena eta sei zuri ondorioz ondorengo hauek dira

hautatuak herri kontuen euskal epaitegiko kide izateko

andrea ana helguera líbano andrea jesás maría zubiaga nieva jauna eta jaime dominguez macaya

jauna gai zerrendako bigarren puntua jasangarritasun ingurumen eta ingurune naturalaren batzordearen irizpena euskadiko

administrazioaren buruzko lege proiektuaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena

eskerrik asko presidente andrea lehendakari sailburu eta legebiltzarkideok egun on guztioi gaurkoan eusko legebiltzarrak dagoeneko batzordean onartua izan den

lege txostena bozkatuko du herri honek garapen antolatua orekatua eta jasangarria bultzatzeko ezinbestekoa duen legea da

ingurumena babesteko otsailaren hogeita zazpiko hiru barra mila bederatziehun eta laurogeita hemezortzi lege orokorra onartu zenean arau esparru bat ezarri zen euskal autonomia erkidegoko ingurumen politika gauzatzeko

lege hori aitzindaria izan zen garai hartan eta besteak beste ingurumen ebaluazioa hondakinen kudeaketa

hala ere zuek guztiok dakizuen bezala ikasgai hau berehala egokitu behar da gizarteak berak eskatzen dituen premiazko beharretara eta baita ere nazio batuek bultzatutako azken hitzorduetan eta europako

planeta gisa ezarri diren helburuetara lege honek ingurumenaren elementu guztien babes maila bermatzen duen esparru juridikoa ezartzen du

horren arabera araudia herritarren zeregina indartuz egin behar da herritarren eragin sozioekonomikoa aztertuz eta administrazioa sinplifikatzearen ikuspegitik ingurumenean esku hartzeko prozedurak bateratuz eta beharrezkoak ez diren izapideak kenduz estamos ante una ley más moderna

zuzenketen izapidearen ondoren hainbat xedapen txertatu dira legearen testuan hondakinen arloan kontsultarako eta lankidetzarako organo bat sortzen da hondakinen plangintza eta kudeaketarako planak eta ekintzak koordinatzeko ertzaintzaren zeregina arautzen da ingurumen araudia betetzen dela zainduz

lege proiektuak arautzen dituen ingurumenean esku hartzeko prozedurei buruzko prozedura gaiak hobetzen dira aplikatzeko unean segurtasun juridiko handiagoa bermatuz

erosketa publiko berdeko plan bat onartzeko betebeharra sartzen da euskal sektore publikoak arlo horretan dituen jarraibideak jasoko

gobernu kontseiluak dekretu bidez komeni den administrazio orokorreko sailetako eta erakunde autonomoetako egitura organikoak egokituko dituela ezartzen da lege honen helburuak betetzeko behar diren giza baliabideak izateko administrazio bakoitza osatzen duten erakundeen koordinazioa

lortzeko ere ezartzen da horretarako autonomia erkidegoko administrazioak lurralde historikoetako administrazioek

baino gehiago dituzten udalerrietako administrazioek iraunkortasunerako eta ingurumenerako batzorde bat izan beharko dute

autosufizientzia eta hurbiltasun printzipioez printzipioek barkatu hondakinen prebentzioa eta kudeaketa inspiratzen dutela bermatzen da

horretarako ezartzen da hondakinen prebentzio eta kudeaketa planak eta arlo hori erregulatzen duten arauak nolabait berariazko xedapenak sartu beharko direla hondakinei buruzko bi mila zortzi barra laurogeita hemezortzi zuzentarauaren

autosufizientzia eta hurbiltasun printzipioak betetzeko interes publiko

euskal gizarte osoarentzat interes eta premia nabarmena duten ingurumen proiektu jakin batzuentzako ingurumen eremuari lotutako proiektuak edo azpiegiturak dira uren tratamendurako instalazioak hondakinen kudeaketa

gizarte osoari zerbitzua ematen diotenak eta

ikuspegi holistikoago batetik behar logistikoak orografikoak eta abarren ondorioz para defender el interés general

hau horrela herri honek oso beharrezkoa duen lege aurreratu eta interesgarri bat aurrean dugu

atal batek eragina duen zarata atal bakar batek zalaparta interesatua

eta horren aurrean uste dut erakunde publikoetan erantzukizuna dugun herri ordezkarion jarrera zintzoa eta arduratsua dela herritarrek eskatzen digutena eta erantzukizunez jokatzea guztioi dagokigu jaurlaritzan aldundietan

legebiltzar honetan ordezkatuta zaudetenoi ere bai horregatik herri honen etorkizunaren beharrei erantzungo dion lege

benetan uste dudalako aberriaren eraikitze prozesuari eta herritarren beharrei mesede egingo diolako hala ere ez baduzue alde bozkatu behar

behintzat legearen inguruko gezurrak ez zabaltzea eskatzen dizuet eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea
batzordeko kideren batek irizpena aurkeztu

taldeen txandara pasatuko gara txikitik haundira mistoa martínez andrea zurea da hitza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

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on denoi bueno nik uste dut gaurko eguna bi mila hogeita batgarrena urtearen azaroak

gogoratuko dugula aurrerantzean eguna zeinean arantxa tapia andrea sailburua euskadiko udalerriko itzalpean dagoen alkatesa bihurtu zen izan ere sarri aipatu dugu

lurralde antolamendua hankaz gora jartzen duela euskadiko lurralde antolamendua hankaz gora jartzen duela eta

proiektu nagusiak kokatuko diren edo

erabakiko dela gutxi inporta dela zein nolako bozka eman izan duten herritarrek udal hauteskundeetan

plenoan izan genuen aukera honi buruz hitz egiteko sakon hitz egin genuen eta eskatu genion gobernuari zuzenketa hau kentzea alde batera uztea

hitza ematea hogei udalerritan baino gehiagotan onartu dira mozioak

suskribituz eta horietan portzierto batean gutxienez irunen aho batez onartu zen eajko ordezkariek ere horren alde bozkatu zuten

ez gabiltzala esan daiteke zuzenketa honi buruzko gauzak esaten ditugunean aurreko plenoan gainera zuzenketa hirurogeita batgarrena defendatzeko hitzaldietan ez genuen benetan argumentu

fundamentuzkorik aurkitu esan beharra dago alderdi sozialistako ordezkariak

batez ere esanez hainbat autonomia erkidegotan existitzen direla antzeko figurak antzeko figura horiek defendatzen zituen horretan bertan esaten zuen denak edo gehienak behintzat ppk zuzendutako gobernuek erabakitako instrumentuak zirela

hemen kogobernantza hori alde batera utzi zuen

hitz egin genuen esaten dudan bezala sakon honi buruz aurreko plenoan eta lege hau gure ikuspegitik ez da txarra horregatik bakarrik lege hau lehendik ere txarra zen txarra

del medio ambiente eta honengatik guztiagatik guk oraingo honetan ezetz bozkatuko dugu eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea

andrea lehendakariorde sailburuok legebiltzarkideok

alonso jauna eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

gaur bidegabekeria bat burutuko da hemengo gehiengoarekin bai baina hainbat herrietatik

gehiengoen gainetik eta hauen aurka eta nik gaur benetan sentsazio txarrak ditut lehenengo aldiz prozesu legegile baten baitan

duela zortzi urte norbaitek esan izan balitz legegintzan

gaurkoarekin ordea prozesu legegile batean zuzenean parte hartzen dudan laugarren aldia da eta aitortu behar dut espero ez banuen ere azken hau kenduta prozesu legegileak inkluso

lehena frackingaren legea izan zen hura herri mugimendutik abiatu genuen eta oraindik oso gogoan daukat nola ekarri genituen legebiltzarrera pozarren

udalerrien defentsarekin erabat lotuta zegoen lege hura eta de hecho prozesu legegilea abiatzeko indarra frackingaren aurkako udalerrien kanpainak

herri ekimenetik sortutako lege hura kontrako botorik gabe onartu zen eta frackingaren mehatxuaren amaiera ekarri zuen udalerrietara

jasangarritasun energetikoarena izan zen hasierako testua gustatzen ez bazitzaigun ere emendakinen eta negoziazioaren bitartez grajales jaunak gogoratuko du lege nahiko ona

guk legearen alde egiteko funtsezko elementua zein izan zen udalen interesa defendatzen zuen gure proposamen baten onarpena orain aktibatuko den udalen trantsizio energetikorako funtsa

ez zuen kontrako botorik izan hirugarrena duela gutxi

ehun emendakin baino gehiago aurkeztu genituen eta hartu eman emankor baten ondoren tellería lekuko

gure lorpen nagusienetarikoa udalak barnebiltzen dituen koordinazio batzordearen sorrera legearen onarpena kamara honen ehuneko laurogeita hamaretik gora baietz

oso bestelakoa izan da ordea ingurumen administrazioaren legearen prozesua desatsegina izan da onartuko den testua kaltegarria delako bai

lege teknikoa behar zuena istilutsua bihurtu zenuten zuek bihurtu zenuten istilutsua zuzenketen atzeko atetik udalerriei

eta tapia andrea esan berri duzu gezurrak ez zabaltzea eskatzen duzula

ez egin zuk zuk esan duzu goi mailako interes publikoko proiektuak

duten proiektu jakin batzuk aurrera eramateko pentsatuak daudela hondakinak araztegiak eta antzekoak eta hori

ze proiektu mota zeintzuk diren proiektu jakin horiek legeak esaten du interés social medioambiental eta hor zuk esan duzuna

sartzen da eta gainera apropos egina dago erreakzio hori beraz

ez dezala gezurrik esan eta atzeko atetik bai lurralde antolamenduaren legea aztertu ezin izan dugun zuzenketa bidez modu erabakigarrian aldatzen delako esan bezala udalei hitza ukatuz eta berme juridikorik gabe eta dena korrika presaka eta gaizki aurreko astean azaldu nuen bezala

mahaiaren eta legelarien betebeharrak bihurrituz hara hemen zuen lorpena tapia eta arrizabalaga andreak hemen zuen merituak oposizioak oposizioaren aldetik osoko zuzenketarik ez zuen lege proiektua zen hau ez zuen osoko zuzenketarik eta gaur oposizio guztiaren kontrakotasunarekin eta esango nuke

eta horretaz gain hamarnaka udalerri dituzue ate joka

esanez beraiek entzun gabe ez onartzeko lege hau tartean zuek gobernatzen dituzuen hainbat udalerri tartean zuen alderdiko hainbat zinegotzi eta mugimendu sozial eta ekologisten kontrakotasunarekin lege honen zigiluak inposizioa eta kutsu

orain arte ez dut honetaz hitz egin baina uste dut badela ordua kontu batzuk esateko

aurretik aipatu ditudan beste legetan bezala honetan ere gure emendakinetako asko udalen interesak eta hauen parte hartzea bermatzeko eta hobetzeko izan dira

andrea lehendakari jauna sailburuak legebiltzarkideok egun on guztioi eta agur berezi bat

tapia sailburua zorioneko eguna dugu gaurko hau zorioneko eguna beste lege bat onartzera goaz eta ingurumen legea lege proiektua joan den urteko azken egunetan aurkeztu zuen sailburuak

onartu genuen natura ondareari buruzko lege proiektuarekin batera biak batera urtebeteko ibilbide luzea egin du

eta bilkura aldi hau bukatu aurretik lege hau onartua izatea benetan pozgarria iruditzen zaigu joan den

bilkurako eztabaidaren batean egon zen onarpenaren azkartasuna haren interpretazio maltzur samarra egin nahi izan

urtebeteko legebiltzar ibilbide luze baten ondoren nik ez dudala behintzat inon ikusten berebiziko askatasunik

orain bi aste natur ondarearen legea eztabaidatu eta onartu zenean esan dezakegu hala izan zen eta inortxok ez zuela ez zen lege hura

lege teknikoa dela behin baino gehiagotan aipatu izan da eta

tapia sailburuak gaur esandakoetatik edozeinek hala ulertu dezakeen ingurumen tramitazioan adituak direnentzat eguneroko lan tresna

beharbada paradoxikoa ere bada hain teknikoa zen lege batetik abiatu eta hain egoera politikora eta politiko hitza bere zentzurik okerrenean beharbada erabilita iritsi izana

ez denez ezohikoa gerrak sortze hau nik beti pentsatu izan dut gerrak gerra politikoak sortzaileak

izaten dituztela ez direla inoiz bere kasa lortutakoak izaten eta kasu honetan oso argi daukat zein izan

su emaile nagusia edonola

besteak beste beharrezko legea delako beharrezkoa bere helburu nagusiei begira alde batetik ingurumena babesteko sortzen joan den

egokitzeko eta bestetik ingurumen administrazio prozeduraren

eta jakina xede hori ingurumenaren babesarekin eta herritarren bizi kalitatearen bermea areagotzeko asmoarekin uztartuz lege garrantzizkoa beraz kontzeptuak argitzen dituelako eta urte guzti hauetan emandako legezko eta araubidezko bilakaera gaurkotu eta egokitzen duelako zenbait kasutan gainera europan sortu eta oraindik trasponitu gabeko

lege egokia ingurumen prozedurei buruzko eskuduntza eremuak argitzen dituelako eta oso beharrezkoa den legea ez bakarrik administrazioarentzat are gehiago

asko azkartu eta errazten duelako ingurumen administrazioaren prozedura eta guztia ingurumen babes sendo bat bermatzen duen marko juridiko baten baitan tapia sailburuak aipatu ditu gaur onartuko den lege honen nondik norako garrantzizkoenak eta ezaugarri nagusiak

izatekotan ideia honetan jarriko nuke azpimarra ingurumen administrazioaren konplexutasunari aurre egin nahi dion legea da tramitazioak argitu

eta ingurumenaren babesik handiena bermatzea helburu duen legea egungo garapen sozioekonomiko jasangarri baten beharrei erantzunez horretaz aparte

azkar batean aipatzen diren horiek guztiak eta beste batzuk trantsizio ekologikoaren garaietan oso urrats inportanteak izango dira gure politika publikoetan eta baita herritarren eta eragileen jardunean ere aurrez aurre ditugun erronkak ez direlako makalak izan krisi klimatikoa

edozein klasetako kutsadurak itsasoaren plastifikazioa edo baliabide naturalen xahuketa garai erabakigarriak bizi ditugu

ez daukagu denborarik alferrik galtzeko inolako denborarik ez asko ez gutxi ez daukagu denborarik alferrik galtzeko

hurrengo belaunaldiei ez bakarrik bizigarria ez bakarrik bizigarria baita atsegina ere izango den mundu bat lagatzeko betebeharrean lege hau lege ona da ona zen lege proiektua jaurlaritzak aurkeztu zigunean taldeek egindako zenbait aportazioekin gaur hobeagoa da alderdi sozialistarekin batera ehun eta sei zuzenketa aurkeztu genizkion lege proiektuari oker ez banago ondare legeari beste hainbeste ez dut esango baina laurogeita hamaretik gora ere bai gehien gehienak

legearen aplikazioan lanean diharduten teknikariek egindako iruzkinen eskutik zuzenketa horien bitartez aipatu izan dira batzuk hainbat gauza sartu ditugu hondakinen koordinazio organoa

lehen sektoreko ordezkaritza kontuan hartua izatea

aurretiazko komunikazioen kasurako udal erregistroak erosketa publiko berderako plana eta beste abar luze bat en el juego de las enmiendas se aceptaron cuatro

zuzenketa ere jasotzen duelako tapia sailburuak oso ondo argitu du zertarako izan daitekeen

betiere gizarte osoarentzat interes eta premia nabarmena duten eta betiere ingurumen izaerazko proiektuak izango diren eta betiere hitz egiten ari garen lege honen asmo eta helburuekin bat etorriko diren proiektuak gauzatzeko eta básicamente sailburuak esan bezala ur zikinaren araztegiak eta

sortzen ditugun hondakinen tratamendurako instalazioak izan daitezke eusko jaurlaritzak udalak kontutan hartu beharko ingurumen berme handiko prozedura zehaztu baten ondorioz onartu beharko diren proiektuak betiere zuzenketan

modura eta hortik aurrera ba betikoan gezurran

eta zalapartan eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga andrea erantzunen txandara pasatuz mistoak ez du hitzik hartu behar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

eskerrik asko bueno egia da

baina horrek ez du esan nahi beste gainontzeko industria batzuetan ezin daitekeenik monitarizazioaren esparru horretan sakondu beste alde batetik emisioak eta emisioak noski ez ditugun terminoak nahasten badakigu

guk gure zentroa gure ikusmira osasunean jarrita dago eta gainera

horrelako infraestrukturak erosten eta inplementatzen guk aurrekontuetan zortzi milioiko partida bat aurreikusten genuen beraz ez da ez jakite kontua edo irrealismo edo infantilismo kontu bat baizik eta borondate politiko kontu bat ez duzue egin nahi

egiarekin beste alde batetik hirurogeita bat

zuzenketa famatu horrekin ba bueno gertatuko dena izango da

gobernuak nahi duenean jarri megaplanta solarra edo eolikoa

borondatearen kontra udalerriei geldituko zaien aukera bakarra defenditzeko bere burua bere interesa eta bere borondate propioa izango da auzitegietara jotzea

gorrotxategi andrea euskal sozialistak alonso jaunak ez du hitzik hartu behar eh bildu taldearen ordezkaria otero jauna zurea da hitza

suhiltzaile ez su emaile suhiltzaile da nire ofizioa eta naiz mikel otero ez el otero

nik uste dut dagoeneko dena edo ia dena esanda dagoela esango nuke gaur

nik utziko nuke gehiengokeri bat gertatzen ari denaren sentsazioarekin

datozen urteetan zer sartzen den lege honen bitartez baina gertatu daitekeela gertatu daiteke edozein gauza sartzea

gezurraren eta zalapartaren inguruko akusazio hori ezta

ez besteei egozten zaizkie gezurrak eta zalapartak baina gezurra zer den ez da esaten ez da aklaratzen

interpelazioko hitz batzuk hartuko ditut tapiaren interpelaziokoak eta berak esaten zuen hau transparente

izan duzue ponentzia eta zehazki esaten zuen legearen ponentzia zertarako da iritzia eman eta eztabaidatzeko eta gainera ponentzian pertsonak adituak guztiak ekarri daitezke pentsatzen dut ekarriko zenituztela

ez ze ile hartze klase da hau tapia andrea

emendakin bitartez sartu duzuenean lurralde antolamenduaren legearen aldaketa funtsezko hau ezin ditugula adituak ekarri honi buruz eztabaidatzeko pentsatzen dut ekarriko zenituztela jakinda ezin genituela ekarri

eta gero gu gara gezurrak esaten ditugunak hona etorri eta hemen esan transparentziaz jokatu dela eta aukera izan dugula

gezurrez hitz egiten dugunean jarri zaigun hitzak jarriz diezazkiogun izen abizenak

al tema de los residuos eta bukatzeko apunte zuk aurreko astean bukatu zenuen bezala amaitu nahi dut

iruditzen zaidalako argigarria dela osinbeltzeko adibidea jartzea gure inposizioak salatzeko badakizu zergatik ezta

osinbeltzeko proiektuan zerbait geratu baldin bazen agerian

parte hartzea eta herritarrei esplikatzeko eta entzuteko ariketa eta grina

eta badakizu nork hartu beharko lukeen aurrera joatekotan

herritarrak kontsulta batean guk lege honetan proposatu dugun bezala kontsultak egitea proiektu hauekiko ze aldea ez

baina klaro bere proiektuak lakuako behatzarekin inposatu nahi duenari

ezinezkoa izan daitekeela eskerrik asko otero jauna euzko abertzaleak arrizabalaga andrea zurea da hitza

alderdi popularrari zenbait gauza erantzungo nioke baina ez dut nahi

larrea andrea gauza oso potoloak esan dituzu gaur

asmoa esan ditudan gauzekin zuek nabarmen uztea ez nuen nahi baina egin nauzu ez ez da borondate falta izan saiatu izan ginelako

linea gorriak zeneuzkazuen eta linea gorri horiek teknikoki ezinezkoak ziren gauzetatik pasatzen ziren ez dakit infantilismoa ezjakintasuna borondatea borondate sobera izatea

eta gero gezurrak baina gezurra zer den ez da esaten otero jauna

gezurra da joan den astean esan zenuena la del pnv dijo que metíamos

honenbesterainokoak otero jauna oso joku arraroa egiten duzu zuk zikina ez esateagatik

gero gainera habilidade handia daukazue jakiteko beste gainontzeko alderdiek zer pentsatzen duten

gureak zer pentsatzen duten zer inposatzen diogun zeini

honen harira komentatu duzu la señora tapia

eta esan dituzun gauzak zuek gobernuan egon zineten aurreko legegintzaldian hemen aldamenean nafarroan ingurumen sailburua gainera

agintean egon zineten antzeko lege bat badago han ez dakit zeinek onartuko zuen

zuek aplikatu egin zenuten eta ez zenutela derogatu hori adibidez badakit

gobernatzera beharbada posible den gauza bat eta hau bai komentatu nizula orduan legea zuok aplikatuko zenukete eta ez litzateke tapia izeneko lege bat izango

goi mailako interes orokorreko proiektuak gauzatzeko balio duen lege bat

gobernantza eredua salatu genuenean egiten ari zinetena eta salatu genuen

baina hori bai herri galdeketa egingo dugu hauteskundeak pasa eta gero badaezpada ere baina oso adibide polita zen

oso azalean lagatzen zuelako eta parte hartzeari eta jakina demokraziari zuek beti oso demokratak izan bait zarete baina aukera daukazuen orduko

ez duzuela behar bezala zaintzen ez da bakarrik ez diozuela jendeari parte hartzeko aukerarik eskaintzen

gehiengo demokratiko batek babesten duen lege bat foru arau bat kasu honetan ez duzuela aplikatzen porque yo lo valgo bat eginez horixe delako zuen demokrazia gustatzen ez zaizuena ez zaizue gustatzen eta kitto

gustatzen baldin bazaizue orduan ez dago problemarik eta

gobernatzen jarduteko aukera izan zenuten hartan egindakoak adibidez

igeldora zuzendutako galdeketa bat deitzea

baina beharbada bere bokazioari bide eman nahian zebilen edo
casanova jaunak amaitu mesedez aurreko legegintzaldian esan zuena ezta hondarribiko udalari buruz

ezarri nahi zuen proiektu bat orduan autonomia udal autonomia ez zen aintzakotzat hartzeko modukoa zergatik

ez zitzaizuelako gustatzen eskerrik asko
andrea eztabaida bukatu da eta bozketan hasiko gara hasi baino lehen esan bi zuzenketa tekniko egon direla banatu zaizkizue

barne gelditzen dira ontzat emanda bi zuzenketa tekniko banatu zaizkizue

bai banatuta daude eta horiek jada bozkatu gabe barneratzen direla legean hori esan nahi nuen

jartzen da eh bildu taldearen boto partikularra azken xedapenetako bosgarrenari bozkatu dezakegu

hamar abstentzio beraz ez dira onartu ez da onartu bototara jarriko dira batera eh bildu erreserbatutako zuzenketak irizpenaren artikuluei

ez da onartu bototara jartzen da euskal talde popular ciudadanosen boto partikularra azken xedapen bosgarrenari bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka hogeita zazpi boto alde berrogeita bat contra bost abstentzio ez da

irizpenaren artikuluei egindakoak bozkatu ditzakegu

ez dira onartu bototara jartzen dira batera zuzenketak izan dituzten irizpenaren artikuluak bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita bat boto alde treinta y dos contra beraz onartuta dira bototara jartzen dira batera zuzenketarik izan ez duten irizpenaren gainerako artikuluak bozkatu dezakegu

onartuta geratu dira bototara jartzen dira batera eranskinak bozkatu dezakegu

onartuta geratu dira bototara jarriko da batera euskal talde popular ciudadanos taldeak erreserbatutako zuzenketa zioen azalpenari bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka bost boto alde berrogeita bat contra hogeita zazpi abstentzio ez da onartu

bototara jarriko da legearen izena bozkatuko dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita bat boto alde treinta y dos contra onartuta geratu da legearen izena eta honenbestez onetsita geratzen da euskadiko ingurumen administrazioaren buruzko legea

eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua doktore ez diren ikertzaileen eta ikertzaile doktore lan baldintzei buruz

talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

legebiltzarburua eskerrik asko egun on legebiltzarkideok orain bi aste egindako

ikerlarien egoera modu zabalago batean aztertu eta landu ahal izateko herri bezala aurrera egin dezagun ikerketa munduan lanean dabiltzanek

horregatik uste dugu ikerketaz asko hitz egin daitekeela baina ikertzen dabiltzan pertsonen lan baldintzak aztertu eta hobetzeko konpromisoan aurrera egin behar dugula

enplegua izan beharko da duintasunaz hitz egin nahi duen edozein gobernuren helburua eta araba bizkaia eta gipuzkoako ikerlariak prekarietatera kondenatu dira aspaldi honetan entzun genituen bildarratz sailburuaren azalpenak eta batez ere entzun genuen

eta plan estrategikoak ugariak direla argi dago horrela

lehentasunezko kontuak direla eta hori noski gure herriarentzat notizia ona da notizia ona da ikerketa eta garapena puntako helburu izatea baina horrek

eragiteko gaitasuna izan dezan gure herriak hemen

ezinbestean ikerketa eta garapenari dagozkion arlo eremu edo espazio guztiak kalitatezkoak behar dutelako izan kontua da zergatik

heldu garen honaino soldata baxuez hitz egin izan dugu askotan edota ikerketa lanetan dabiltzanek sufritzen dituzten baldintza eskasez

errealitate hau betikotzen dutenak horregatik kontraesankorrak dira hainbat kontu nola liteke ikerketa eta garapena erdigunean jarri nahi duen eusko jaurlaritzak prekarietatea diruz finantzatzen jarraitzea ikerlarien eskubide laboralak bermatu eta defendatzen ez dituzten programak eta laguntzak finantzatzea

ikerketa mundua prekarioa dela egitate bat da eta hori ezin da eztabaidan jarri eta hala adierazi izan dute mila bider ere langile hauek guztiek mila eurora iristen ez diren doktoregaiak edota euren soldatak bat batean

ikusi dituzten edo sufritzen dituzten doktore diren ikerlariak denei eman behar zaie erantzun bat

bermatzea eta soldatak igotzea behingoz sabemos perfectamente

egoerak hala exijitzen duelako eta urteak daramatzatelako ikerlariek prekarietatean bizitzen eta batez ere erantzun eske testuingurua azaltzeko asmoz

urtean jaurlaritzak doktore ez diren ikertzaileen soldatak murriztu zituela eta ordutik jaurlaritzak berak murrizketak mantendu izan zituela

urtean ordea zientzia berrikuntza eta unibertsitate ministerioak

horren ondorioz jaurlaritzak murrizketaren parte bat bertan behera utzi zuen baina hori bai espainiako gobernuak hala agindu zuelako euskal autonomia erkidegoko bi mila hogeigarrena urteko aurrekontu orokorrak onartzen zituen legeak

lehen neurriak hartzea aurreikusi zuen zehazki doktore ez diren ikertzaileen kasuan aurrekontu zuzkidura igo zen eta doktore ez ziren ikertzaileen kasuan hurrengo deialdietan ordainsari gordinak handitzea honela banatuta

beste ehuneko bosteko igoera ondoren ordea hezkuntza sailburuak emandako aginduen bitartez ikusi genuen aurreikusi ziren igoera horiek ez zirela beteko bi mila hogeiko uztailean eta abuztuan zehar emandako aginduetan ikusi genuen ez zela aurreikusten halako igoerarik eta bi mila hogeita bateko aginduei dagokienean

igoera ematen zela baina ez zela ehuneko bostera iristen beraz doktore ez diren ikerlarien kasuan eusko jaurlaritzak agindutakoa ez du bete eta

ikerlari aurredoktoregaiek honen ondorioz bi proposamen ekarri ditugu hezkuntza batzorde honetara aurreko

aipagai izan direnak batetik bi mila hogei bi mila hogeita bat ikasturtean ehuneko bosteko soldata igoera hori emateko

kobratu ahal izateko soldata igoera hori bietan kale egin genuen

areagotu eta desprestigioa mantentzeko apustua egin zuen eusko jaurlaritzak ikusita

ez dela onartzen eta eusko jaurlaritzak gai honetan aurrerapauso ausartak anbiziotsuak egiteko

aukera gutxi eman dizkigula gaur eztabaidagai dugun proposamena jorratu nahi izan dugu honakoa sinpleagoa da baina egoera eraldatzeko modukoa zen bere jatorrian kontuan izan behar dugu esan bezala hiru edo bi urte daramatzagula ere gai honetan izugarrizko blokeoa sufritzen

beraz urgentziazko gai bat ere bada honakoa eta horregatik hainbeste ekimen eta horregatik hainbeste planteamendu eztabaidagai izan direnak

jatorrizko proposamenak aldaketa nabarmenak izan ditu eta erdibideko proposamen bat jorratu ahal izan dugu akordio bat jorratu ahal izan dugu gobernua sostengatzen duten alderdiekin guretzat garrantzizkoak diren bi gaietan sakondu ahal izango dugu aurrera begira akordio honi esker

ikasturte honetan gertatzen dena oinarri hartuta aurrera begira eta zehazki bi mila hogeita bi eta hogeita hiru ikasturteari begira soldata igoera eta hobetzea planteatzeko helburu horrekin jardungo da batez ere helburu garbi batekin

kategoriekin parekatzeko bide hori jorratuko da bigarrenik euskal herriko doktoregaien asanbladak hezkuntza batzordera ekarri zuten aldarrikapen bat lehen lerrora ekartzea lortu dugu doktoregaiek euren ikerketa prozesua hasteko jarraitzeko eta amaitzeko tasa batzuk ordaintzen dituzte urtean

soldata baxuek eta tasa hauek ordaintzeko beharrak ikerlari doktoregaiak itotzen dituzte euren prozesu guztian zehar honek ordea baduzu soluziobide bat eta

honako arazo hau elkarlanean horregatik puntu hau hemen onartzea guretzat aurrerapauso bat izan daiteke ikerlari doktoregaiek duten beste karga bat

baina noski hainbat kontu geratu zaizkigu erantzun gabe gure ustez ezinbestekoa da eusko jaurlaritzak konpromiso bat hartzea bere gain esatea ikerketa eremu segurua izango dela baldintza egokiak bermatuko direla

ibiliko lortu ditugu bi mila hogeita bi hogeita hiru ikasturterako hitzak

sostengatzen duela eta ustezko eraldaketa bat beharko

gaurkoan adostu dugunarekin beraz hobetzen jarraitzeko eta gutxieneko ordainsariak igotzeko konpromiso irmoagoa eta sakontasun gehiago ere behar ditugu aurrera ikusi beharko da zer gertatzen den ikasturte honetan zehar zer gertatzen den hurrengo ikasturtean baina igoera hauek benetan eta planteamendu hau gaurkoan onartuko duguna benetan

gaur lortutako erdibidekoa ez da adostasun bat bere horretan ze gu ez gaude ados eusko jaurlaritzak ikerlarien lan baldintzen inguruan egiten duen irakurketa

guretzat hemen gatazka bat existitzen da eta lan baldintza duinak eta soldata egokiak exijitzea ezinbestekoa da ezin da ikerketa mundua goraipatu

esan dugu gaur esan izan dugu orain arte eta mila bider errepikatuko dugu ere

ikerketari ematen zaion prestigioaz aritzea da hau ez da arazo partikular bat hau ez da kolektibo batek sufritzen duen momentuko arazotxo bat

gizarte bezala jendarte bezala eta herri gisara arazo bat dugunaren seinale da ikerketa prozesua prekarietateak ezaugarritzen badu zerbait gaizki doa eta aspaldi esan genuen ikerlariak errespetatu eta babestea eusko jaurlaritzari ere badagokiola

konpromiso politikoa eskatu ziguten konpromiso politikoa ikerkuntzarekin

bada garaia ikerketa lana ondo kobratzeko eta baldintza egokietan garatzeko hemendik aurrera argi daukagu zer egin behar dugun ikerlariak entzun entzun eta entzun jakin zer den beraiek kezkatzen dituena jakin zer behar duten

garatzeko eta behingoz soldata horietan igoera nabarmenak eta kualitatiboak eman ahal izateko gaur lortutakoa aurrerapauso oso txikia besterik ez da eremu honetan eta ildo honetan sakontzea dagokigu beraz hala ere uste dut izan dela desblokeorako ikusi dugula eusko jaurlaritzak baduela gai honetan ere minimo bat aurrera egiteko prestutasuna eta zentzu horretan gorka álvarez legebiltzarkideari eskertu behar diot ere akordio batera iristeko prestutasun hori eta batez ere

lan komun hori eta lan kolektibo hori eta ikerlariekin egingo den entzuketa guzti hori batera egiteko aukera hori mahai gainean jartzea besterik ez eskerrik asko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

bai egun on eskerrik asko mahaiburu andrea eta egun on guztioi

jaunak azaldutako gehienarekin bat gatoz eta

doktore aurreko eta doktoreak diren ikertzaileen egoera nola dagoen momentu honetan euskadin jakin badakigu doktore aurrekoen kasuan askotan mila euro baino gutxiagoko soldatak dituztela beste batzuetan baita ere kontratua bukatzen denean

jasotzeko eskubiderik gabe eta baita ere eta hau oso garrantzitsua da ere bai ikerkuntza munduan

no remunerada eta beste kontu bat ikertzaileen kasuan ez da bakarrik soldataren

soldatak igotzearekin alde gaude noski baina baita ere hori egiteko bai eusko jaurlaritzaren beketan edo programetan daudenak igo behar zaie baina baita ere ehun daudenei ere bai eta horretarako

aurrekontu gehiago ez daukana eta aldarrikatzen ari duena eta baita ere puntu honetan ikertzaileei buruz ari bagara

mentzionatu behar dugu eta hain zuzen ere gure zuzenketan esaten genuen eusko jaurlaritzari eskatzen geniola

epifa bi mila hemeretziko martxoaren hamaseian indarrean jarri zenetik prestakuntza aldian dauden ikertzaileei zor zitzaizkien zenbatekoak

aurrerapauso bat hitzetan iruditzen zaigu hori egia da eta ez dugu kontra bozkatuko baina ez daukagu inolako bermeak

igoera soldata igoera hori gertatuko den hurrengo urtean edo ez

horrelako gauza bati buruz hitz egiteko eta da aurrekontuen inguruko eztabaida pasa den astean ezagutu genuen alderdi nazionalistak alderdi sozialistak gobernuak eta eh bilduk sinatu zutela

aurrekontuei buruzko akordio bat eta ez dago ezer honi buruz bueno carmelo barriok esan du beraiek ere bai daukatela guk ere bai

aurrekontuetan diru hori egoteko ikerlarien soldatak igotzeko eta

kontra bozkatuko baina motza geratzen zaigu batez ere orain arte

sailaren partetik ikusi ditugun edo ikusi ez ditugun konpromisoengatik eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu jauna jaun andreok

gaurkoan eztabaidagai daukagu euskal herria bildu taldeak aurkeztutako mozioa esan bezala

eta aipatu egin da ez da gai honen inguruan aritzen garen lehenengo aldia hain zuzen ere legegintzaldi honetan bi legez besteko proposamen eztabaidatu egin ditugu hezkuntza batzordean

gai hauetaz hitz egiten horrek adierazten du gai honek duen garrantzia ikerketak gure herriarentzat eta gure gizartearentzat duen garrantzia oraingo honetan esan bezala erdibideko akordio batera heldu gara eta nire ustez benetan pozgarria da adierazten duelako sinatu dugun taldeok bide berean gaudela

eta emaitza hauen ezinbesteko zatia bai ikertzaileak dira eta era berean esan behar dugu jaurlaritzak egindako apustu irmoarekin batera ere direla eta apustu hau zenbait politika publiko zehatzen bidez islatzen da

euren lan baldintzetan eta ondorioz gure gizartearen ongizatean alde batetik ezagutzen duzuen zientzia teknologia eta berrikuntzarako plana

eta hiru erronkari erantzutean oinarritzen dena batetik ikerketa eta garapenerako inbertsioak handitzean bestetik enpresa txiki eta ertainetan berrikuntza bultzatu beharrean eta azkenik ikertzaileen artean emakumeen presentzia lehenestea

hiruko inbertsioa lortu arte horrek azken finean eragina izango du ikertzaileen lan baldintzetan eta uste dugu interesgarria dela gaurko erdibideko honetan izatea eta nahiz eta ez aipatu beste taldeek

unibertsitateari esan bezala eskatzen diogu doktorego titulua lortzeko prozesuari lotutako tasa horiek berrikusteko sinplifikatzeko

egin dezala eta horretarako hezkuntza sailarekin kontatzea uste dut hiru puntu hauetan kolektibo honek zituen eskariak betetzen ari garela akordio zabala eta zorrotza

izandako prestutasunagatik eta egindako ahaleginagatik azken egunotan

baita babestuko duten gainontzeko talde guztiei denon artean ikerketaren aldeko apustuari eta inbertsioari eusten ari garelako eta hori azken finean etorkizunerako eta
ongizaterako izango delako besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko
álvarez jauna erantzunen txandara pasatuz saez de egilaz andrea zurea da hitza

hemendik ere gaurkoan lortutakoa ez dela garaipen modura saldu dezakegun zerbait baina bai

agian errepikatuko naiz baina bai irudikatu nahi izan dugula behintzat aurrerapauso txiki bat emateko prestutasun hori badagoela eta batez ere orain arte ezezkoan

baiezko baten aldeko apustua egiten dela eta bide hori modu kolektiboago batean jorratzeko aukera hori behintzat mahai gainean badagoela gainera

erdibideko honetan lehenengoa nahiko zabala da orokorrean ikerlarien lan baldintzen inguruan eta soldaten inguruan hitz egiten da eta irakasleen soldatak kategoria erreferentziatzat hartzen da ez dugu zehazten ez dugu zehazten soilik

kasua jorratuko denik eta iruditzen zaigu zentzu horretan zabalagoa izan daitekeela eta orokorrean eta horregatik esaten nuen ikerlariak entzun behar ditugula eta

zehazki aurten gertatzen dena edo analizatzeko eta hurrengo ikasturtera begira soldata igoera bat eman baldin badaiteke zentzu horretan aurrera egiteko bigarrenari dagokionean bigarren puntua garrantzitsua da batez ere

onartuko delako eta guretzat hortik etorriko diren ehun eta berrogeita hamar milioi horiek nola erabiliko diren eta zentzu honetan ikerlarientzat

izango den diru honen garapena podemoseko martínez legebiltzarkideari erantzunez nik ulertzen dut ez nahikoa izatea zuentzat proposamen hau edo akordio hau

ez dugu horretan gezurrik esango baina bai aukera bat irekitzen dela edo leiho bat irekitzen dela beste marko batzuen arabera eztabaidatzen hasteko eta batez ere akordio honekin onartzen da orain arte egindakoa

ikerlarien ongizate hori bermatu ahal izateko egin den guztia egin egin beharko litzatekeen guztia egin beraz ehuri buruz ere hitz egin duzu

arazo asko suposatu izan dituela eta suposatzen dituela arazo horrek baina iruditzen zaigu horren inguruan ere beste proposamen batzuk egin daitezkeela beste bide batzuk jorratu daitezkeela

esan bezala ehuko ikerlariek beraiek jasotzen duten beka jasota ere edota beka gabe ikertzen dabiltzan ikerlari horiek

eta egokitzeko apustu bat edo konpromiso bat edo aurrera begirako bide orri bat marrazten da behintzat akordio honen

daiteke eta hemen planteamendu desberdinak egon daitezke aurrekontu falta bat dago eta hori errealitate bat da egitate bat da baina beste eremu batzuetan edo beste

horren inguruan aritzeko guri ere motz geratzen zaigu proposamen hau akordio hau baina motzago gelditu zitzaigun proposamen hau

onartuko balitz orduan iruditzen zaigu esfortzu hau egitea baliagarria izan dela elementu berritzaileak eta elementu interesgarriak mahai gainean jarri direlako ikerlarien egunerokoa eta ongizate hori bermatze aldera

para las investigadoras uste dut hemen ertz asko gelditu direla eztabaidatu gabe esan duzue

askotan ekarri izan dugula gai hau hona zehazki bi aldiz ekarri dugu

interpelazio baten ondoriozko mozioa ekarri dugu eta aurreko urtean beste ekimen baten inguruan

honen inguruan argi dago prioritarioa dela eta garrantzizkoa dela eta desde luego jakingo dugu edo jakin beharko dugu akordio honek nola jarraitzen duen eta adi egongo gara
ea betetzen den eta batez ere ea ikerlarien oinarrizko eskubide laboral horiek bermatze bidean eusko jaurlaritzak zer egingo duen hurrengo hilabeteetan eskerrik asko eskerrik asko

andrea euskal talde popular ciudadanos taldearen ordezkaria barrio jaunak ez du hitzik hartu behar elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria martínez
jauna zurea da bai

guk ez dugu sinatu hain zuzen ere eta argi geratzeko gure

ez direlako aintzat hartu baina inondik inora ez dugu mespretxatzen sinatutako akordioa ze interesantea iruditzen zaigu aurrerapauso bat da baina txikia eta

esandako horrekin bide berri bat zabaltzen dela baina aurrekariak ez dira batere onak bi mila hemeretziko

aurreikusita zuen zenbait gauza ez dira bete

akordio horretan ez dago inolako aurrekontu igoera orduan ehuk ezin izango du igoera horiek egin nahiz eta berriro esaten dut ez gaudela ados lab sindikatuak aurkeztu zuen helegite horren kontra jarri zuen

alegazioekin baina aurrekontua behar du hori betetzeko eta hezkuntza sailaren aurrekontuak berdin berdin jarraituko dira bi mila hogeita bi urte

akordio honekin bide berri bat zabaltzea pero bueno ojalá ojalá arriola sailburuak asko esaten duen legez eta bukatzeko gai hau asko jorratzen da

aprobatzen diren gauzak oso motel egiten direlako pauso oso txikiak ematen direlako eta

aurkeztuko dugula ez soldaten inguruan baina bai ikerlarien egoerari buruz eta

talde ezberdin askori kezkatzen gaitu ikerlarien egoera

ikerkuntza eta ikerkuntzak ematen diona gizarte

onetan egin behar da eta ez bakarrik soldata soldatari buruz eta hori eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa

bozka hirurogeita hamabi boto alde beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako laugarren puntua mozioa lore martinez axpe eh bildu taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

haur eta nerabeek egiten duten teknologia digitalen erabilerari buruz eztabaida eta behin betiko

talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den martinez andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

ehuneko hogeita bederatzi koma bat nerabeen ehuneko hogeita bederatzi koma batak bakarrik aitortu du bere gurasoek interneten erabileraren neurriren bat hartzen dietela

ordenagailua da gehiago nerabeen ehuneko laurogeita hamalau koma zortziak du bat eta bataz beste hamaika urte bete baino lehen daukate esku artean

teknologiaren eragina nerabezaroan harremanak arriskuak eta aukerak txostenean agertzen diren datu

baina ez bakarrak zoritxarrez gogoratu txosten hau estatu mailakoa dela hamaika eta hemezortzi tarteko bi milioi

eta hemen euskal erkidegoan hogeita hiru ikastetxek eta

nerabek parte hartu zutela nerabeen hirutik batek erabilera problematikoa du internetekin

ez duela adikzio bezala hartu internet eta sare sozialak oraingoz bakarrik jokoak eta bideo jokoak dira adikzio

terapiak daude bai nerabeetan eta baita nagusietan ere bostetik batek isiltasuna mesedez

ageri du erakutsi du eta nerabeen ehuneko hamabostak depresio larri edo nahiko larriaren sintomak ditu

seik mugikorrarekin lo egiten dute eta

gauez konektatzen da hamar nerabetik seik bideo jokoak erabiltzen dituzte lehentasuneko aisialdi eta denbora pasa gisa eta hortik erdiak bere adinari ez dagokion jolasten ditu eta horren tartean ere badaude gurasoak portzentai txikia bada ere bazkaltzen eta afaltzen dauden bitartean

eta aurrekoan estatutik ameriketako estatu batuetara egin nuen salto eta gaur ere aipatu nahi nuke

urriaren bostean ameriketako estatu batuetako senatuan eta ondoren azaroaren zortzian europar parlamentuan ere egin zuen

haugenek adierazpenak

adimen artifizialak eta algoritmoen gardentasun faltaren aurrean

bezalako pertsonak egotea beste guztioi begiak zabaltzen saiatzen direnak susmoa zena errealitate latza dela baieztatzeko

sozialari buruz esandakoak hauek dira facebooken barne ikerketa txosten askok baieztatu dute

negatibo larriak dituela eta facebookek gainera

eta jende gehiago erakartzeko ahalegina egiten dute nahiz eta pertsonen ongizatearen aurka joan

beste teknologika erraldoi guztien bezala bere irabazi astronomikoak jarri ditu

jendearen bizitzaren aurretik eta instagram ba parez parekoa

nerabeek erabiltzen duten sare sozial arrakastatsuenetako bat instagramek

hori da txosten horietatik ateratako ondorioetakoa

polarizazioa desinformazioa eta gorrotoa sustatzen dute existitzen diren harreman biolentoen ehuneko laurogeita hemeretzi kontrol gabe jarrai zezan permititu zuten facebookekoek elikadura portaeraren nahasmenduan

algoritmoak neska gazteei zuzenduriko anorexia sustatzen dutela baieztatu zuen barne txostenak eta datu honek unicefeko txostenarekin bat egiten du neska gazteengan suposatzen duen indarkeria digitala

eta honi gehitu behar zaio bruselan eginiko adierazpenetan azaldutako gai bat haur eta nerabeen babesaren inguruan eta europarlamentari baten galdera erantzutean frances haugenek aipatzen du

haur eta nerabeak instagramera engantxatuta daudela ikusten dutelako baina ez dakitelako nola lagundu edo zein aholku eman edo zer egin bere seme alabek erabilera ona egin dezaten eta haur eta nerabeak babesteko bide egokiena

baliabideak ematea dela aipatu zuen beraz bide onetik goaz eta hau da hain zuzen mozio honetan guk planteatzen duguna

dator hain zuzen ere gurasoak bidelagun digitalak izatea oinarrizkoa delako haur eta nerabeak ezin ditugu bakarrik utzi

natibo digital seguru arduratsu eta kritikoak izatea nahi badugu ezinbestekoa da gurasoak bidelagun digitalak izatea

egoki molda daitezen eta aipatu baita euskal haur eta nerabeak natibo digital seguru arduratsu eta kritikoak izatearen garrantzia

aprobetxatu ditzaten saiatu behar garela seguruak izan behar dira teknologia digitalak dakartzan onura guztiak

eta teknologia digitalek dakartzaten arriskuak detektatu identifikatu eta gainditzeko gaitasuna gara dezaten aipatzen genuen aurrekoan

ziber jazarpena horrelako ingeleseko anglizismo pila bat daude denak

arduratsuak ingurune digitalean egiten dutenak errealitate fisikoan egingo balute bezala joka dezaten arduraz eta kritikoak

ez dezaten dena datorren bezala onartu beren buruei galdera egin diezaietela

guzti horren atzean haur eta nerabeen gustuko gomendioak bai baina baita algoritmoen sortzaileen interesak txertatuta daudelako nerabeek bere balore eta printzipioak lehenetsi behar dituzte

eta hau egiten erakutsi behar diegu ez dute bakarrik ikasiko eta kritiko izate horretan jarri nahi dut azpimarra

eta uste dut garrantzitsua dela kritikotasunaren ikuspegia

eta lehen aipatutako beste gaitz guztiak oso entzunak dira

eta besteak bezain garrantzitsua da teknologia digitalen erabilera segurua arduratsua izateaz batera kritikoa

eta honen inguruan zenbait galdera sortzen zaizkit haur eta nerabeek egunero begietatik sartzen zaien informazioari buruz kritiko izaten

zenbat aldiz begiratzen dituzte mugikorreko jakinarazpenak notifikazioak nerabeek eta guk zenbat denbora egoten dira engantxatuta algoritmoak zerikusi nahi duen badakielako

algoritmoak nahi duen edukiak irensten ia egunero erabiltzen ditugu gomendatzaileak informatzeko erosketak egiteko musika bilatzeko sistema horietan jasotzen dituzten gomendioek

manipulatuak daude eta konturatzen dira ala era librean egiten dute zenbateraino moldatzen du adimen artifizialak nerabeen edo gure jokaera izaera eta pentsamendua pentsarazten diegu gure haur eta nerabeei teknologia digitalen atzean agian batzuen interesak daudela erakutsi diegu

pentsatzen eta jokatzen iraultza digitalaz hainbeste hitz egin dugun garaian pentsatzen erakustea ezinbestekoa da ezin ditzakegu filosofia bezalako gaiak baztertu pentsamendu kritikoa bizitza errealean bezala

nerabeen balioa eta printzipioak lehenesten lagundu behar diegu haur eta nerabeak interneten liburu baten bila dabiltzanean agian bilatzaileak

bidaliko du liburua erostera klik batean modu erraz batean baina algoritmo ikusezinek esaten dutenekin haratago pentsatzea tokatzen zaigu gure lehentasunak zeintzuk diren

edo errazena amazonian click batez liburua bihar etxean eta horrek suposatzen duen guztiaren erantzule ere bagarela konturatu behar dira

eta liburuekin bezala beste guztiarekin egin dugun akordioari buruz

legez besteko bat adosten baina ez zen posible izan eta oraingoan pozten naiz akordioa lortu izana

andrea akordio hau posible egiteko erakutsitako prestutasunagatik ez da nire proposatutako lukeen akordiorik onena onena nik egindakoa da beste modu batera ezin da izan baina uste dut akordio honen bidez aurrerapauso handiak

haur eta nerabeak internet eta sare sozialen erabilera onaren inguruan adostu dugun erdibideko hau hiru puntutan oinarritzen da

gaurkotuko ditugu material hezigarria bi mila hamairu eta bi mila hamaseitik gaurkotu gabe zegoelako

eta bi mila hogeita bateko edukietara gaurkotuko da

aurrerapauso asko eman dira eta gauza berriak sortu dira eta betiere bi profilak izango ditugu kontuan oso garrantzitsuak

bidelagun digital bezala izatea eta haur eta nerabeak

seguru arduratsu eta kritikoak izatea bigarrenik kontzientziazio sentsibilizazio eta informazio kanpaina indartsu eta eraginkorra abiatu dezala

guraso haur eta nerabeei zuzendutakoa eta dauden hedabide ezberdinetan

bai irratian bai telebistan interneten sare sozialetan zeuk esan zerbitzuaren bitartez eta haurren eta nerabeen kontrako biolentzia ekiditeko eta prebenitzeko estrategiaren barne betiere

nerabeak erabiltzaile seguru arduratsu eta kritikoak izateko helburuaz material hezigarria gaurkotu eta webgunean ipintzea ez zen nahikoa

horregatik da garrantzitsua kontzientziazio sentsibilizazio eta informazio kanpaina indartsu eta eraginkorra egin eta material hezigarri guzti horien berri eman behar da gurasoak familiak ezinbestekoak dira eta beraiengana gerturatu behar da panorama honi buelta ematen saiatzeko eta hau lortzeko gurasoak bidelagun digital izanik ba bai ala bai sentsibilizatu eta jakitun izan behar dira interneten erabilerak suposatzen duenaz

eredu izan behar dute eta azkenik hirugarren puntua

kritikoa izatearen beharra azpimarratu da eta ikuspegi kritikoa lehiaketara eramateak lagunduko die aurkezten dituzten

ikuspegi kritikoa landu eta era praktiko batean txertatzen eta horrek beste haur eta nerabe batzuk ikuspegi kritikoaren kontzientzia

bukatzeko uste dut urrats positiboa dela haur eta nerabeak eta beraien guraso tutore eta familiak ingurune digitaletan

kritikoaz mugi daitezen eta bizi garen aro digitalean herritarren ahalduntze digitala inoiz baino garrantzitsua bilakatu delako

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos ezker anitza taldearen

eskerrik asko legebiltzarburu andrea sailburu andreak legebiltzarkideok eta jaun andreok eguerdi on guztioi gaur aztertzen ari garen gaiak niri asko kezkatzen nau eta asko kezkatzen

eta aitortu behar dut nire etxean gai hau tirabira askoren arrazoia dela eta suposatzen dut izango dela eta anekdota bezala esango dizuet ni etxean bakarrik gela batean nire hitzartzea prestatzen nengoela

eztabaida mugikorraren erabileraren orduak eta honi buruz orain dela egun batzuk

eta beste legebiltzarkide batek erantzun zion berak ez duela gustuko bere familiaren ereduak edo datu pertsonalak aipatzea ba nik uste dut lehendabiziko jarrerak hurbiltasuna erakusten duela eta esan bezala etxean nerabe bi ditugu eta nire senarrak eta nik

mugikorra edo teknologia digitalak teknologia berriak erabiltzeko denbora mugatua dute eta beraien erantzuna beti da berdina

eta beste lagunek etxeetan ez dutelako horrelako neurririk edo horrelako mugarik badakizue besteen etxeetan dena dela politagoa edo

andrea zuk sailburuari kontroleko bilkuran egindako interpelazioan esaten zenuen

hauek erabiltzen guraso horien jarreran errespetagarria da noski baina niretzat kezkagarria ze hau mehatxu isila mehatxu ezkutua da niretzat eta gurasoen erantzukizuna da

laguntzea eta zaintzea eta kontrolatzea ez dakit kontrolatzea hitz egokia den erabiltzeko edo zaindu begiratu

erabili beharko genuke eta nork ez du ikusi zuk ere aipatu duzu horrelakoren bat

edo haur txikiak hobeto jateko edo gurasoak lasaiago bazkaltzeko tabletan marrazki bizidunak ipintzea

eta batzuetan mea culpa ere egin behar dugu adituek esaten dute haurrak eta nerabeak batez ere haurrak plastilina bezala moldagarriak direla eta

zer ikusi hura ikasi uste dut gu beraien eredua izanda ba askotan gu ere egoten garela etxean ordenagailuarekin lanean gaudelako edo mugikorrean gauzak begiratzen teknologien menpe eta horrekin ere guk geuk helduok

eta guzti honek gizarteratze arazoa jazarpen arazoak osasun arazoak lo egiteko arazoak ikasketetan arazoak jokabide arazoak teknologia digitalek onurak dituzte baina baita mehatxuak eta arriskuak baita ere eta gainera askotan hauek erabiltzeko

ikasketetan teknologiak erabiltzen dituzte teknologia digitalak bai ikastetxeetan eta bai etxean etxeko lanak egiteko honek ere orduak gehitzen dizkio menpekotasun honi eta

harremanak arriskuak eta aukerak txostenean esaten da nerabeen ehuneko hogeita bederatziak aitortzen duela etxean

arauren bat edo mugaren bat duela uste dut datu txikiegia dela agian izan daiteke handiagoa nerabe

neurriak daudela baina hala ere datu kezkagarria da nire ustez gurasok

eta behin baino gehiagotan esan dut nik bai administrazioetan eta bai hezkuntzan ikastetxeetan karga handiegia jartzen dugula gure ardura da haztea eta hezitzea eta ikastetxeetan formakuntza akademikoa eman behar zaie eta guk ematen diegun heziketa hori

egin behar dute osotu baina erantzukizuna gurea da gurasoena eta uste dut batzuetan beste alde batera begiratzen dugula denbora faltagatik

anitzak izan daitezke hemen aipatu da eta guztiz ados nago prebentzioa kasu honetan ere ardatza da prebentzioa laguntzaren bitartez informazioaren bitartez eta formakuntzaren bitartez baita ere eta sailburuak esan zizun baina ez dut aipatuko ze sánchez andreak esan du gida berriak prestatzen ari direla bi mila hamabostgarrena urtetik lanean

teknologia digitalei buruz eta horrela jarraitu behar dugu artolazabal sailburuaren saila oso inplikatuta dago eta jaurlaritza osoa baita ere eta horrelako ekimenekin lan hori laguntzen dugu eta indartzen dugu aipatu du sánchez andreak baita ere

eta sailburuak azaldu zuen bezala plan honen helburua haurren eta nerabeen ongizatea sustatzea da eta bermatzea baita ere

beraien eskubideei buruzko etorkizuneko euskal legean informaziorako eta informazioaren eta komunikazioaren teknologiak erabiltzeko eskubidea jasoko da angulo jauna hemen dago haur eta nerabeen eskubidea el interés superior del menor y de la menor hemen landuko da eta hau izango da tresna erabilgarria guzti hau islatzeko eta praktikan jartzeko

eta estrategia honek teknologia digitalen erabileraren onurak eta arriskuak landuko ditu garrantzitsua eta ezin dugu ahaztu

artolazabal sailburuaren esfortzua lana berdintasuna justizia eta gizarte politiketako sailaren lana baina ezin dugu alde batera utzi jaurlaritzaren beste sail askoren lana elkarlanaren bitartez teknologia digitalei buruz lan asko

hezkuntza sailak segurtasun sailak kontsumobidek osasun sailak adikzio planean substantziarik gabeko adikzioak bezala lantzen ditu teknologia digitalak eta garapen ekonomikotik ere zibersegurtasunaren erakundetik lanean ari dira guztiek dute

uste dut gaur hemen gai hau aztertu dugunok edo eztabaidatu dugunok ere helburu berdina dugu haurrak eta nerabeak laguntzea

alabak babestea egia da haurrak eta nerabeak guk baino trebeagoak direla gehienetan teknologia hauek erabiltzen

duzuenok esan duzuen bezala onurak aprobetxatu behar ditugu eta arriskuak ekiditu prebentzioaren bitartez eta

ekonomikoki egiten den esfortzua jaurlaritzaren esfortzua orain arte handia izan da

urteko aurrekontuetan ere horrela izango da eta martinez

erdibidekoa sinatu dugulako uste dut gure eta heltzeko bideak antzekoak izan direla hasieratik xehetasun batzuk landu behar izan ditugu baina erdibidekoa daukagu eta uste dut oso

ona izango dela gure haur eta nerabeentzako eta

munduko gurasorik zorrotzenak izaten jarraituko dugu badaezpada eskerrik asko eskerrik asko juez andrea

zuzenketarik aurkeztu ez duten taldeen txandara pasatuz euskal talde popular

muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzunen txandara pasatuz martinez axpe andrea zurea da hitza

andrea angulo sánchez jaunak esan du bueno hau ez dela bakarrik gurasoentzako egin behar den zerbait

hezkuntzak ere hor bere parte hartzea hartu behar du

digitalizazioa toki guztietan dago eta hezkuntzan badauka pisu izugarria pena bildarratz ez dagoela hemen berari ere komentatzeko

eta erantzutearren intervencionista esan duzu carmelo barrio jauna eta ez dut oso ondo ulertu zer esan nahi duen horrek gure iniziatiba hasierakoa zen gomendioak ematea gurasoei o sea inori ez diogu esaten

esaten duguna da lagundu behar zaiela gurasoei bidelagun digitalak izateko

beraiek egiten dutena umeek kopiatuko dute eta orduan horretarako behar da material hezigarria eta gomendioak ba horixe

haur eta nerabeak ezin ditugu

utzi askotan mugikorrak oparitzen dira opariak balira bezala

mugikorrean dena daukate dena poltsikoko ordenagailu txiki bat da eta bertan internetaren

zabalik daukate parez pare eta

baina ez beldurtu ere onurak eta kalteak dena azaldu behar zaie betiere gurasoen

txikiak direnetik kalean ibiltzen erakusten diegun bezala

arauak ipiniaz ezezagunei datu pertsonalak ez emateko esanez ezezagunei argazki pribatuak ez erakusteko ondokoa errespetuz tratatzeko

ez sinesteko galderak egiteko norbere buruari kontatzen digutena kontrastatzeko guzti hau bizitza errealean egiten duguna

bizitza errealean haur eta nerabe seguruak arduratsuak eta kritikoak izatea erakusten diegun bezala orain ingurune digitalean ere horrelakoak izaten erakutsi behar diegu

eta gaur hitz egiten duguna bi mila hogeita bateko internet eta sare sozialen errealitatean kokatzen da hemendik gutxira

auskalo zer konektatzeko gai izango den telefono mugikor bat eta zein erabilera gehiago izango dituen eta algoritmoen arautzea nola egiten dugun eta abar luze bat aldagai asko ekuazio honetan

haur eta nerabeak eta baita guraso eta familiak ere herritar ahaldun digitalak izateko prestatuaz

erronka makala besterik gabe eskertza gobernuko kideei akordioagatik eta espero dut hemendik aurrera ere beste zenbait

akordio gehiago egingo ditugula eskerrik asko

elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria angulo jauna

euskal sozialistak sánchez andreak ez du hitzik hartuko euzko abertzaleak juez andrea zurea da hitza

hemendik zure baimenarekin ez nuen hitza hartu behar baina angulo jauna señor angulo yo no he dicho que nosotros le demos más importancia

eskerrik asko juez andrea euskal talde popular ciudadanos taldeak ez du hitzik hartu behar

eztabaida amaituta bozketara jarriko dugu eh bilduk euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita sei boto alde sei abstentzio beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa puntu honetan eteten dut hirurak eta